egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu gai zerrendako lehenengo

kerman orbegozo uribe euzko abertzaleak taldeko legebiltzarkideak osasuneko sailburuari egina gripearen aurkako kanpainari buruz orbegozo jauna zurea da hitza
eskerrik asko presidente andrea egun on lehendakari egun on sailburuok

murga sailburuari beno kasu honetan gaurkoan galdetu nahi dugu

kanpainari buruz kanpaina hau urtero bezala sasoi honetan burutzen da duela pare bat hilabete hasi zen

aste batzuk pasata gustatuko litzaiguke jakitea

orokorrean nola ari den bilakatzen kanpaina

pixka bat zehaztea edo jakitea zeintzuk izan diren edo zein izan den

gizartearen erantzuna kanpaina honen inguruan baita ere gustatuko litzaiguke

azpimarratu zenuen profesionalen parte hartzearen garrantzia ere bai ez kanpaina honetan txertatzeak daukan garrantzia profesionalen

aurreko urteetako datuekin konparatuta zein izan den

eta baita ere jakin nahiko genuke

gripeari jarraipena egiteko sarea eta

jakin ditugu eta horren inguruko balorazioa ere bai azkenik

gehiagotan entzun dizugula prebentzioaren garrantziaz arriskuei

partetik guk bat egiten dugu planteamendu horrekin prebentzioaren aldeko planteamendu horrekin eta garrantzitsua izango litzatekeela behintzat komenigarria izango litzatekeela pixka bat gogoraraziko bazenigu guri eta baita gizarte osoari zeintzuk izan daitezkeen oinarrizko neurriak

gripearen aurka egin ditzakegun

neurri txikiak eta bueno oso baliagarriak izan daitezkeenak guztiontzako besterik gabe mila esker eskerrik asko

presidente andrea lehendakari jauna legebiltzarkideok

gripearen aurkako txertaketa kanpaina oraindik abian dago euskadin abenduaren

prebentzio neurri hauek gogoratu nahi ditut oso lagungarriak baitira bat erabiltzeko eta botatzeko paperezko zatiak erabili

eta hiru eskuak urarekin eta xaboiarekin garbitzea sarri egunean osakidetzaren osasun baliabideen erabilera arduraz ere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

hainbat eskubideri uko egitearen inguruan iriarte andrea

lehendakari andrea eskerrik asko egun on guztioi urkullu jauna egun on duela hamabost egun izan genuen kontrol plenoan sentimenduen modulazioaz hitz egin zenuen errealismoa eta ardura binomioa aplikatzeaz erabakitzeko eskubidearen inguruan hitz egiten ari zinela

eta gehitu duzu erabakitzeko eskubidearen irakurketa malgu bat izango litzatekeela egokia

une oso berezi batean esan duzu hau guztia gure galderaren zioan esaten dizudan bezala eta ez dut guztia errepikatuko hemen baina bai estatus politiko berri baten inguruan

horregatik galdetzen dizut ea zure ustez erantzukizun ariketa bat den eskubide horri erabakitzeko eskubideari uko egitea

eskerrik asko iriarte andrea lehendakari jauna zurea da hitza legebiltzarburu andrea
legebiltzarkideok sailburuok jaun andreok egun on lehenik eta behin eusko jaurlaritzak lehendakari naizen heinean eusko jaurlaritzak lehen egunetik lagundu du legebiltzar honek eta autogobernu lantaldeak eskatu diguten guztia azken batean uste dut autogobernu lantaldeari dagozkion hitz egiten ari garela eta berriro egingo dugu berriro eskatzen badigute nik dakidala lantaldeak ez du azken hitza eman eta hemen dago adostasuna lortzeko

adostea ez da uko egitea adosteak indartu egiten gaitu eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna iriarte andrea zurea da hitza

iradoki dituzu begira guk uste dugu

ez daukala mugarik estatuaren aldetik estatuak ez duela etengabe besterik egiten eta dituen erreminta guztiak erabiltzen dituela hain zuzen ere listoi hori jaisteko honek zer ekarri behar du eskubideen errenuntzia gure aldetik

eskubideen automutilazio bat egin behar dugu hemen gero han onespena eman diezaguten zuk entzun izan dizut erabakitzeko eskubidea legala eta itaundua nahi duzu eta jakin dezazun esango dizut nik ere bai esaidazu non firmatu behar den hori baina ez dago biderik hori horrela izan dadin

ditugun helburuetatik apartatu edo desbideratuko gaituzten ildoetatik urruntzea

eskubide horiek gauzatzetik eta horretan ari dira etengabe eta zuk adostasuna aipatzen duzunean

ezin dugu hori gertatzen utzi ezin diegu gure eskubideei uko egin urkullu jauna gainerakoan ezingo dugulako herri gisara aurrera egin eta gainera herri honen gehiengo handi bati

guk ez diogu iruzurrik egingo eta guk gure eskubideen alde lanean jarraituko dugu eskerrik asko eskerrik asko iriarte andrea lehendakari jauna zurea da hitza

iriarte andrea nire iritziekin jarraituz zuk aipatu duzun zioan legezkotasun printzipioa demokraziaren printzipioarekin uztartzeak indartu egiten gaitu aipatzen duzun estatu espainiarrekin berdinen arteko harreman mota berria ezartzeak indartu egiten gaitu aipatzen duzun aldebikotasunak

legebiltzar honetan bost alderdi ezberdinak elkartzen gara

xede bat da autogobernua gaurkotzea eta sakontzea denoi dagokigu eta nire aukera adostasuna zabaltzea eta indartzea da

barne akordio indartsuago batek itun hobeago bat bideratuko du ez uko egin akordioari akordioa baino konponbide hobeagorik ez dago duela bi urte iriarte andrea legebiltzar honetan planteatu nituen lau oinarriekin ados egon zinen

eskubide historikoak botere eratzailetzat hartzea bermeak izango dituen aldebikotasuna sustatzea eta erabakitzeko gaitasuna zehaztea bai estatuan eta baita europar batasunean ere ibilbide orria iriarte andrea duela bi urte

madrilera elkarrekin joateko prestutasuna azaldu zenuten iritsi da ibilbide hori egiteko momentua galdera da zein da zuen estrategia madrilera joan gure autogobernua hobetzeko edo dugu aukera horri

zein da zuen estrategia argi esango dizut autogobernua sakontzeko eta hobetzeko beharra jaso da testu artikulatuaren edukiaren ehuneko laurogeitik gorako akordioa lortu da adostasuna

ikusi gabeko aukera ireki daiteke bideragarria den proposamen batentzako horretarako estatuan mahai politiko bat planteatu egin dut arazo politiko batek konponbide demokratiko bat izan behar duelako eta argi esango dizut dugun aukerari ezin diogu uko egin

legebiltzarkideak lehendakariari egina euskadiko aurrekontu akordioaren inguruan martínez jauna zurea da hitza

egun on legebiltzarkideok lehendakari jauna pasa den astelehenean

genuen lortutako akordioa aurrekontuen inguruan ze balorazioa egiten duzu akordio honen inguruan eskerrik asko

martínez jauna lehendakari jauna zurea da hitza eskerrik asko
legebiltzarburu andrea martínez jauna bada erantzuna oso erraza da oso positiboki baloratzen dut

valoro muy positivamente el acuerdo eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna martínez jauna zurea da hitza

noski oso positiboa da nik uste dut baita ere erabaki politikoak ezin daitezkeela testuingurutik kanpo ulertu eta premisa

hau hartuta ulertu behar dela elkarrekin podemosek eta

egon daiteke baita ere elkarbanatuta euskal hiritarren artean

aurrera egiten edo sistemak akatsak badituela edo batzuetan energiak eta ausardia falta zaigula ditugun erronken erritmo berberara aurrera joateko oraindik urrun egon gaitezke hogeita bat mendeak merezi dituen

batzuetatik baina akordio honekin uste dut partidak lortu ditugula ja ekonomikoak eta baita ere konpromiso politikoak aurrera egiteko aukera ematen digutenak gutxienez lehenengo

guk uste dugu konpatiblea dela soluzioak mahai gainean jartzea influentzia

izatea eta baita ere logro zehatzak lortzea pertsonen bizitza hobetzeko eta konpatiblea dela hau kritikoak izatearekin

edo baita ere herri proiektu alternatibo bat defendatzearekin

eskerrik asko legebiltzarburu andrea bai martínez jauna oso positiboki baloratzen dut eusko jaurlaritzak eta hura sostengatzen duten alderdiek eusko alderdi jeltzalea eta

elkarrekin podemosekin lortutako akordioa oposizioan dagoen legebiltzar talde batekin hain zuzen ere akordioa lortzeko alde guztiek egin duten ahalegina aitortzen dut akordioaren edukiagatik eta adostasuna landu eta lortu den moduagatik baloratzen dut positiboki valoro el acuerdo por lo tanto

jarraipena izango duela lehenik zorrotzak izango garelako hartutako konpromiso guztiak betetzeko eta bigarrenik euskadi auzolanetik
eraikitzen jarraitzera bideratutako elkarrizketa zainduko dugulako denon artean eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako laugarren puntua galdera

gazteei alokairuan laguntzeko asmoz gaztelagun programan aldaketak egiteari buruz

eskerrik asko mahaiburu andrea lehendakari jauna

muchas gracias eskerrik asko arriola jauna gai zerrendako bosgarren puntua galdera

aurrekontu akordioaren inguruan alonso jauna zurea da hitza

erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza eskerrik asko legebiltzarburu andrea señor

alonso jauna zurea da hitza señor lehendakari

eskerrik asko legebiltzarburu andrea isiltasuna mesedez señor alonso

eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako seigarren puntua interpelazioa
iñigo martínez zatón elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina euskaditik gerra materiala esportatzeari buruz martínez jauna zurea da hitza

zenbait gai ezin direla garatu eskumen faltagatik baina beste batzuk bai adibidez euskadik du industria politika garatzeko beraz gerraren industria gisa garapen iraunkorrerako eta bakerako industria bihurtzeko lehen tresna dugu konpetentzia eskumen

ganbera honetan gehiengoa izango genukeela zentzu horretan ekimen bat aprobatzeko arauak mugak eta pizgarri sistemak ezar

cumplirlo y dejar de subvencionar la fabricación de armamento en euskadi kritika hauek eta beste batzuk ongi etorri errefuxiatuak kolektibotik ere egin dituzte eta aprobetxatu nahi dut

ordezkariei euskadin armen salmentari eta esportazioari buruzko egoera benetan kezkagarria baita lehendakari jauna albiste guztien arabera euskadi armen salmentaren buru da espainiako estatuan

euskadin laurogeita bost milioi euro inguruko balioa duten armak saldu ziren armaz hitz egiten ari gara baina baita ere konponenteei buruz baina datu hori da armei

eginez gai horietarako euskadiko azpiegiturak erabiltzeari buruz ala nola santurtziko portua

europa estatua eta euskadi zaildu egiten duela gure ekintza baina honek guztiak lehen esan dugun bezala ezin du eusko jaurlaritzaren

utzi ahalko zeniekete enpresa horiek kontratu publikoetatik kanpo huts daitezke gobernuko mailetan eragin daiteke egoera hori iraultzeko

ala nola santurtziko portua edo loiuko aireportua gerora gatazka belikoetan erabiltzen diren armak esportatzeko

bere iritziari buruz gai hauei buruz eta inoiz ez du iritzirik eman bakarrik iritzia eskatu genuen se puede trabajar

eskerrik asko martínez zatón jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea lehendakari sailburu eta legebiltzarkideok egun on guztioi

zuk zeuk aipatu duzun bezala azaroaren hamaseian aurkeztu da eta gainera prestigio handiko lau legelarik egin dute oso aitortuta daude pertsona hauek eta beraien ibilbidea nik uste dut ba bueno paregabea dela zentzu horretan pertsona horiek

iriarte cayetana santa olalla eta unai belinchón dira

lau legelarik ibilbidea oso ondo aitortuta dutenak eta gainera independenteak eta enkarguak gainera hiru helburu zituen

zeudenak alde batetik armen merkatua esportazioak eta transparentzia bigarrenik nolabait nazio batuek

aurrez edo begiratuz diren herrialde horietara nola egiten diren esportazioak eta

eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea martínez zatón jauna zurea da hitza

sobre todo con miras al futuro eskerrik asko señora tapia eskerrik asko martínez jauna tapia andrea zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea martínez jauna aipatzen zenuen ba bueno nolabait txosten hau beste idazkaritza batetik eginda dagoela eta nik erantzuten dudala

departamentu guztiei dagokigu hori betetzea eta zentzu horretan esportazioen gaia

horregatik nago hemen dena den atentzioa deitzen dit gai batek eta esaten duzu eskumenez haratago nolabait

egia da baina nik aipatu dizut beste gai bat eta benetan eskumenak dauden lekuan

ba bai legislatiboan eta bai exekutiboan izango duzuenez halako

egin dezagun legeen aldaketa eta horrek benetan erakutsiko dit zuen borondate politikoaz haratago badagoela beste borondate bat ere aipatzen nizun gainera zentzu horretan azkenean aipatzen zenuen plan hori aurreikusita dago eta nik neuk esan dizut jaurlaritzaren eskumenen artean dagoenez eta txostenak esaten duenez ba iradokizun bezala hori beteko dugula eta martxan jarriko dugula baina benetan positiboa bezala baloratzen dugu egin den txosten hau ze benetan gure eskumenen ikuspegitik egiten delako eta

eskerrik asko tapia andrea gai zerrendako zazpigarren puntua galdera carmelo barrio baroja euskal talde popularreko legebiltzarkideak lehendakariari egina lópez de abetxuko etako hiltzaileak upv euskal herriko unibertsitatean hitzaldi bat egiteari buruz

hausnarketa eskatzen diet kontutan izan dezaten gizartearen elkartasuna eskatzen badute gutxieneko sentsibilitate bat erakutsi behar dutela ere nire eskaera eta proposamena da ikuspegi etikoa lehenestea ikuspegi etikoa lehenestea eta horrelako egoerak berriro ez errepikatzea eskerrik asko

empatía eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako zortzigarren puntua galdera rebeka ubera aranzeta eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina
euskal autonomia erkidegoko hezkuntza sistemaren inguruan kaleratutako azken

ubera andrea zurea da hitza egun on denoi urkullu jauna egun on hezkuntza pertsonei bizitzarako ateak

hezkuntza ziur nago urkullu jauna zuk zure seme alabentzat nahi duzuna gainerako seme alabentzako ere nahi duzula dena delarik familia horien jatorria maila soziala eta ekonomikoa baina okertu baldin banago zuzenduko didazu baina kontua da

horri erantzuten ekitatean atzera egiten ari gara segregazioa areagotzen ari gara eta emaitzak kaxkarrak dira ez dira onak eta ez da eh bilduk esaten duelako badakigu txostenak kanpo ebaluazioak tentuz hartu behar direla baina

eta euskadiko eskola kontseiluak jasotzen du guztiak bat datoz eta aste honetan ere europako kontseiluak ateratako txostena oso irmoa da

euskarari dagokionean eta lomceri dagokionean eta gogoratu nahi dizuet

kopia dela eta jarraipen hutsa egitera mugatu zaretela datuak zehetasunez aztertzen baditugu ere detailetara jaisten bagara

jaistea baino gonbidatzen zaitut dokumentuak lupa begiratzera

hasierako emaitzak handitzen ari dira eta zailtasunak daude hasierako emaitzetan ere sartzeko goi mailako emaitzak jaisten ari dira ertainetan

nabarmenik beraz bikaintasunetik urruntzen ari gara beste kontu bat da bikaintasuna nola ulertzen dugun

baina ez bata eta ez bestea urkullu jauna nik ez dakit zuek bikaintasuna nola ulertzen duzuen baina guretzat ekitaterik gabe ez dago bikaintasunik

beraz hau da dugun panorama urkullu jauna

porrot egiten ari den eta iraganeko garaiei erantzuten duen hezkuntza eredua aldatzeko

al zaudete ezartzen ari zareten politikarekin kohesioa inklusioa bermatzen duzuela eskerrik asko

legebiltzarburu andrea ubera andrea eskerrak emateko egunean nago

luzatzen dit zure kasuan begira pisaren datuak zuk esan bezala tentuz hartzekoak dira

gero ez duzu horrela egiten nik hezkuntzari buruz hainbat aldiz onartutakoa errepikatu egingo dut hezkuntza herri erronka da hezkuntza herri erronka da hau da gizarte osoarena ekitatetik

eta pertsonaren heziketa bere osotasunean landu behar dugu eta helburu horietan etengabekoez

eta argi onartzen dut dena den argi ere esango dizut

ekitate mailarik altuena duten herrialdeen artean kokatzen gaitu

eta zientzietan letonia bakarrik dugu aurretik matematiketan berriz

ahalegin handiak egin ditu azken hamarkadetan ekitatearen eta aukera berdintasunaren alde eta emaitzak nik uste dut begi bistakoak direla hori bai
helburu horietan sakontzen jarraitu behar dugu eta ez dizut ukatuko eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna ubera andrea zurea da hitza urkullu jauna ocdeko mediatik behera
gaude begiratzen dugun tokitik begiratuta ere

sakontzen baina eskertzen dizut aitortu izana hobetzeko asko dugula eta bat egiten dut esaten duzunean herri erronka dela baina horregatik herri erronka delako

hezkuntza politika hezkuntza komunitatearekin eta guztiarekin adostu behar da eta zuek ari zarete planteatzen

lege bat bideratzea gainera eredua porrot egin duen eredua betikotzera ekarriko duena eta horrela ezin da ezin da hobetu eta guk behar duguna da lege bat baino gehiago

behar duguna da begirada aldatzea begirada kontua da planak alboratu irakasleen lana justifikatzea eta kontrolatzea helburu duten txosten paperak burokrazia

konfiantza autonomia baldintzak sortu eta eskaini guztion artean

aldenduz eskola ikasle guztien etxea bilakatu behar dugu eskola ikasle guztientzat aukera etxea bilakatu behar dugu eta momentu honetan egiten ari zaretena da pertsona batzuentzako ateak ireki

eta hori egiten duzue pertsona horien maila ekonomikoaren arabera edo jatorriaren arabera eta hori ezin da izan hori aldatu beharra dago
eta hori eskerrik asko ubera andrea bukatu da denbora

eskerrik asko legebiltzarburu andrea rebeka andrea

pisa bai bai zuk esan duzunari erantzunez

gure xedea hezkuntza sistema etengabe hobetzea da eta badakigu lana dugula aurretik baina emaitza onak ere onartu beharko dituzu

eskola uzte tasa europako txikienetakoa da unibertsitate eta lanbide heziketan ikasle tasarik altuenak ditugu

euskarari dagokionez lehen aipatu egin duzu ere aspalditik badakigu eta horrela onartu egin dugu legebiltzarrean ere euskarari kosta egiten zaiola hezkuntzako

bigarren hezkuntzan euskararen erabilerak behera egiten du erabilera erabilera

euskarak presentzia galtzen du unibertsitatea

egin da aisialdian lagunekin edo familian euskarak presentzia galtzen du eta egoera horren aurrean denok gara garrantzitsuak familiek edota eskolaz kanpo ekintzek asko lagundu dezakete ere hezkuntza sistemak izugarri lagundu dio euskarari

hau herri erronka bat da gizarte osoari dagokigu eta etengabeko hobekuntzaren kultura gure herriaren ikurra bihurtu behar dugularik eskerrik asko

elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina emergentziek euskadin duten egoerari buruz

eskerrik asko presidente andrea lehendakari egun on bi mila hamabian

zentralizatu zenuten eta pasa den maiatzean gauza bera egin zenuten

sadae zerbitzuarekin eta orain egin nahi duzue osakidetzako larrialdiekin zentralizazio prozesu horiek ekarri dizkigute

eta matxurak eta nire galdera da beraz lehendakari zarenetik pentsatzen duzu gure larrialdiak hobeto ala okerrago daude

beltran de heredia andrea zurea da hitza eskerrik asko mahaiburu andrea
lehendakari becerra jauna

artatzen diren larrialdi zerbitzuak duela zazpi urte baino hobeto funtzionatzen dute gaur baina ez dauka zentzurik alperreko konparaziotan kateatzeak los servicios de

becerra jauna begiratu azken urteotako ibilbideari

eskerrik asko beltran de heredia andrea becerra jauna zurea da hitza

hamabitik dago txurdinagako larrialdien koordinazio gunean zentralizatuta

zerbitzua ere biak biak ala biak

ere herritarrek eta estimatuak ere sobre todo el

zaintza alorrean instituzioek hartu beharreko ardurei buruz etxebarrieta andrea zurea da hitza eskerrik asko egun on guztioi

iazko martxoaren zortziko grebaren eta mobilizazio masiboaren ostean ia mundu guztia bilakatu zen feminista eta ildo horretan

hasiak dira ehuneko laurogeita hemeretziaren feminismoa aldarrikatzen feminismoaren izaera antikapitalista intersekzionala eta internazionalista nabarmen uzteko amerikako estatu batuetatik dator ehuneko laurogeita hemeretziaren ideia

honela azaltzen du honen beharra haserre geunden amerikako estatu batuetako feminismo

hau da ikuspegi soilik liberal eta indibidualistarekin feminismo horren kezka bakarra da kristalezko sabaia uztea eta horrek zentzua eta garrantzia du neoliberalismo progresista esaten diogun horren barruan

prestigiatutako eta hoberen ordaindutako lan esparru maskulinora eramatea soluzioa dela aspaldi ezeztatu zuen feminismoak mugimenduak berak eta honen gainean hausnartzen dabiltzan ikerlariek demostratu dute kimera bat dela guztiontzako lan ordaindu maskulinizatua lortzea eta analisi horretan

base zabala ahaztua daukagula langile txanpiñoiaz hitz egiten dute ekonomialari feministak uste izan dugulako

lo egindako jantzitako langile aktibo hori por esporas erreproduzitzen dela baina ez janaria prestatuko duen

arropa garbituko duen eta finean zaindu eta ahal dela langile hori maitatuko duen pertsonen beharra dauka langile horrek egunero egunero bere enpleguko ateak gurutzatu ahal izateko

badaudela enplegu batean aritzeko ezintasuna daukaten pertsonak mundu honetan

eta ez direla ez balio gutxiagokoak ez inproduktiboak baina gure jendartea ez dago bakoitzaren ekarpena onartzeko eta ahalbidetzeko prest

kasu honetan aktibo eta ez aktibo banaketa hori egitea guztiz kapitalista den ikuspuntu batetik egiten dugu

bestelako modurik soilik enpleguaren eta ekarpen ekonomikoaren bidez eta hori argi geratzen da aldez aurretik aipatzen genuen zaintza lanen alorrean ere

eta daude kontua da heldu zela momentu bat zeinetan emakumeak lan ordaindura egin zutela salto eskubide guztiekin noski baina non geratu ziren bestelako lan hauek bada emakumeen lan bikoitz

eta ezinezkoa zutenen artean edo bestelako pertsona batengan delegatu ahal zutenen kasuan emakume prekarizatuen bizkar doako lana trabajo gratis un poco menos gratis egiteko bizkaiko zahar egoitza bateko langilea den

esan zigun moduan beraz zaintza bizitza prekarizatua doakoa

balorean jartzeaz ari gara baina zer da bizitza erdigunean jartzea hasieran aipatutako martxoak zortziko grebarako egin zuten txostenean hain zuzen

ekintza material eta sinbolikoa da hegemonia eraldatzen du erdigunea hartzeak egituraketa eta botere erlazioak aldatzea

bizitza erdigunean kokatzeak gizartearen egituraketa osoari eragiten dio beraz ez zaizkigu azaleko aldaketak interesatzen

hobekuntza apurrekin kristalezko sabaiak bezala zoru itsaskor eta prekarioak hautsi nahi ditugu eta azken honi ez gabiltza heltzen

ez delako salgarria ez dakit hori den edo oraindik betaurrekoak ez ditugula jarrita eta begirada prestatzeko ariketa bakarra entzuten hastea da besterik ez entzutea greban dauden adinekoen egoitzetako langileei goizetan pertsona hauek esnatu

dutxatu bizarra egin eta gosaltzera eramateko

gauetan ezin duela ongi lo egin zaintzen duen pertsona alboko gelan

ohean etengabe kexatzen entzuten duelako entzutea bizi osoan haien seme alabak zaintzeaz eta etxeko lanez arduratu diren emakumeak egun

ezin dutela bizitza duin bat izan entzutea baserrietako eta beraz inguruko pertsona askoren elikaduraz arduratu diren emakume horiek

izan emakume izate hutsagatik eta beste hainbat entzutea horrela hasiko gara ikusten eta ikusiko dugu gure politikek eta gure jendarteak

eraiki ditugula horregatik bizitza sostengatzeko ardura kolektiboa eskatzen dugu guztiontzat guzti guztiontzat bizitza bizigarriak lortzeko

aitortu behar dugu ez garelako merkatura gatozen subjektu autonomo eta razionalak beharrik gabekoak honek guztiak erakusten digu gure jendartean bizitza batzuk beste batzuk baino balio handiagoa daukatela

zaintzen krisia sakondu duen garai hauetan zaintzaren berrantolaketa soziala aldarrikatzen dugu politika publikoen zeharkako ardatza izan dadila

zapaldutakoen eskubideen bizkar geratu horretarako instituzioek eta gizonek beren gain hartu behar dituzte dagozkien

muinetik aldatu behar ditugu gure balioak harreman pertsonal eta komunitarioak eguneroko praxia produkzio moldeak politika publikoak lurralde antolamendua zeren politika publikoek ez dute asmatu egungo egoera iraultzen foessako datuek epds ikerlanak edo aste honetan sindikatuak pentsioen inguruan egindako ikerlanak erakusten digute azterketa sakona egina dagoela bai baina eraldaketarako predisposizioa ez dela behar dena gizartearen helburua bera bizitza ez aberastasuna ekoiztea begirada ez da erreforma batean jarri behar begirada erreprodukzio sozialaren eremuan kokatu nahi dugu bizitza

eta harremanetan azaroaren hogeita bostean dena esanda dago esanez atera ziren kalera euskal herriko mugimendu feministako kideak uste dut oso lelo aproposa dela aipatzen ari garen egoera honen aurrean

esan dira baina zer egiteko prest gaude zer egiteko prest zaudete gure inakzioa eta ardura hartze publikoa sendotzen ez dugun bitartean kapitala kapitalismoa aprobetxatzen ari da nola permititu dezakegu

hirugarren batzuk negozio egitea atzo plataforma digitalen inguruko eztabaida bat izan genuen eta badago bat aipatu nahiko nukeena gaurkoan

bertan honelako ofertak ez dakit deitu al zaizkien ere topatu ditzakegu cuidadora en

ezer egiten ez dugun bitartean kapitalismoa aprobetxatzen ari da emakumeen bizkar prekarietatea pobrezia sakontzen jarraitzeko beraz zeruari begiratzen jarraitzen diogun bitartean

prekarietatean sakontzen jarraituko dira eta gutxi batzuk poltsikoak betetzen eta honen aurrean eta legegintzaldiaren azken urtean sartuta gaudenez

hausnarketa ekintza eskatu izan zaizunez jakin nahiko genuke zer egiteko asmoa duzun artolazabal andrea eskerrik asko eskerrik asko

etxebarrieta andrea jaurlaritzaren ordezkaria artolazabal andrea zurea da hitza

mahaiburu andrea sailburua legebiltzarkideok egun on guztioi

antes de que finalice la legislatura estrategia hori prozesu parte hartzaile baten bidez formulatzen eta diseinatzen ari da

zaintzailekin eta esparru horretan lan egiten duten profesionalekin estrategia horrek zaintzaileen kuantifikazioari eta buruzko azterketa bat izango du estrategia horrek pertsonei eta zaintzailei laguntzeko zerbitzu buruzko inbentarioa

berriro diotsuet garrantzia eman nahi diogula axola zaizkigun eta nahi ditugun pertsonak zaintzeari

beharrezkoa da zaintzaileak zainduko dituzten ekimenak garatzea laguntza eta atseden programa zaintza eginkizun horiek

garapenerako oztopo izan ez daitezen

zenbat gauza esan dizugun bezala berdintasun politikek gure ustez erakutsi dute ez diogula

kronifikatzen ari baita emakume aurpegiak duen edo pobreziak duen emakume aurpegia miseriazko pentsioak pobrezia energetikoa etxegabetzeak

behintzat zuek planteatzen duzuen ikuspuntua soilik ikusten bai baina ez hori bakarrik soldata arrakala ez baita arazoa emakumezkoak beraien karrera profesionalean eta enplegu egun ulertzen dugun moduan ahalbidetzeko neurriekin landu behar arazoa da sektore feminizatu eta zaintzen alorrekoei ez zaizkiela haien baldintzak lan baldintzak hobetzen zahar egoitzetan gertatzen den egoeraz hitz egin dugu etxez etxeko zerbitzuez hitz egin genezake

bere garaian honen aurrean programa pilotu bat martxan jartzen zenutela iragarri zeniguten aurrekontuetan

nerea kortajarena lankideak bere garaian proposatu zuen familia politiken eta erronka demografikoen inguruko monografiko batetan eztabaidatu zen eta adostu zen

berriro diogu itxaroten gaude eta planez ari garela ere bai etxeko langileen diagnostiko

ere diagnostikoak azaleratzen zituen gatazka garrantzitsuenen gaineko lan plana egitea eskatzen zen etxeko langileen inguruan legegintzaldi hasieran salatu genuen diskriminazio larri baten berri ere bai ekarri genuen parlamentu honetara eta hasieratik arrazoi eman baino bi urteko ikerlan baten zain

guk hasieratik esaten genuena ez zegoela inolako arrazoirik etxeko langileak diru laguntza hauetatik baztertzeko eta etxeko langileekin jarraituz lanbideri ere bai ardura hartzea

guretzako politika hauek aldaketa bat suposatzen baldin badute hirurehun eta hirurogei graduko politiken

martxoaren zortzian paparrean jartzen duguna baina hortik aurrera ez duela bestelako aldaketarik ekartzen eta bestelako aldaketa da instituzioak daukan ardura

nuke ehuneko laurogeita hemeretziak behar dituen politika horiek ekiteko garaia eskerrik asko etxebarrieta andrea

artolazabal andrea gai zerrendako hamaikagarren puntua interpelazioa edurne garcía larrimbe elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak enpleguko eta gizarte politiketako sailburuari egina etxeko langileek euskadin dituzten eskubideei buruz

mila esker eskerrik asko garcía andrea artolazabal andrea zurea da hitza

nola egingo diegun aurre bizitzari eusteko beharrezkoak diren zaintza lanei ikuspegi ekitatibo justu eta berdintasunezko batetik emakumeen migratzaile horietako askok lan baldintza konplikatuak

dituzte lan eskubiderik gabe edo gehiegikeriaz jokatzen dute langile horiei eskatutako zereginetan

ander rodriguez lejarza eh bildu taldeko legebiltzarkideak enpleguko eta gizarte politiketako sailburuari egina diru sarrerak bermatzeko errentaren zenbateko berriari buruz

eskerrik asko rodriguez jauna artolazabal andrea zurea da hitza

eskerrik asko artolazabal andrea rodriguez jauna zurea da hitza

eh estarrona zuk ere daukazula hitza eh ya vale

gai zerrendako hamalaugarren puntua interpelazioa

osasuneko sailburuari egina jaurlaritzak osasun publikoaren eta ingurugiroaren estrategien arloan dituen asmoei buruz barrio jauna zurea da hitza

eskerrik asko barrio jauna erantzuteko murga

de avanzar para la sociedad vasca osasunaren ikuspegia arlo guztietara hedatzen ari gara euskadin aspalditik eta

hobetu beharrekoa hobetuz auzolana eta koordinazioa
areagotuz eskerrik asko eskerrik asko

arabako esiko kudeaketa ekonomikoan izandako irregulartasunei buruz ubera andrea zurea da hitza egun on berriro

fiskaltzan salaketa bat jarri duela arabako erakunde sanitario

aurkitu dituzten irregulartasunengatik zehatzagoak izateko santiagoko kudeaketa ekonomikoan izan da santiagoko

gertatutakoa balizko salaketa jarri dute ba balizko

kontabilitatean desorekak aurkitzeagatik deitu nahi duzuen bezala hau ez da izan egun batetik bestera inprobisatutako kontu bat

hilero hilero jarraipena egin ikertu datuak bildu

izan da datu objektiboak emaitza zehatza eta hau arabako erakunde sanitario integratuko zuzendaritzari ere aurkeztu

diru publikoaren desbideraketa xahuketa nora ez dakigu zer da zehazki santiagoko ospitalean gertatu dena bueno dago enpresa bat kontratatuta bai txagorritxuko

suntsikorren hornidurarako hiru milioi eurogatik enpresa bat kontratatzen da hornitzeko material fungiblea santiagora

a bost anexoak esaten du txagora zer hornitu behar den eta be zazpik esaten du santiagora argi eta garbi zer gertatzen da nahiz eta kontratazio bat egon hiru milioi eurotakoa

kontratazioa egongo ez balitz bezala bere eskariak material horretarako almazen publikoari eskatzen dizkiola beraz diru publikoaren erabilera okerra gastu bikoitza

garbi ikus daiteke santiagok gehiago gastatzen duela

logika dauka ez alegia beste era batetara esanda kontzeptu beragatik kontzeptu beragatik pliego berberarekin

zero zero zero alegia enpresa bat kontratatzen da

eskatu behar diote materiala baina santiagok ez du hori egiten eta zer egiten du

eta enpresari eskatu beharrean almazen publikoari eskatzen du eta txagorritxuk zintzo zintzo pliegoa jarraituz horretarako

egiten ditu horrek zentzua dauka gertatzen denak zentzua dauka ez ez dauka zentzua zerbait

santiagoko sukaldean zer gertatzen ari da kudeaketa ekonomikoko arduradunak beste aldera begiratu du ez du egin berari zegokion lana tartean dago eta enpresarekin tratu bat dauka egiten ez duen gastuagatik edo zer gertatzen da dakigun gauza bakarra da

eta inor ez dela konturatu edo eta arabako erakunde sanitario integratuko arduradunak beste aldera begiratu dutela beraz hemen zerbait arraroa

urteetan gaia orain fiskaltzan fiskaltzan dago gaia baina kontua da orain arte osakidetzak ez duela ezer

osakidetzak zerbait egingo duten neurriak

irregulartasunak ikertu argituko dituzten ardurak zehaztuko dituzten hori da jakin nahi duguna murga andrea

auditoría bat egingo du osakidetzak eta osasun sailak osakidetza eta osasun saila prest daude

argitzeko eta zehazteko eskerrik asko ubera andrea erantzuteko murga andrea zurea da hitza

ikusten duzuenez kantitate handietaz ari gara hitz egiten

izan dezakeen gai bati buruz ere ari gara hau da gaur egun

aldaketa sakonak ekarri zituen santiago eta txagorritxu batu egin ziren eta ondorioz bateratu egin zen dena insisto

dietak eta elikadura psikiatrikora bai bideratzen da suministros fungibles no

dago pliego bat enpresa bat kontratatuta eta hor garbi zehazten da bakarrik santiago material fungible suministro fungible

badakizu murga andrea zein den froga ustelkeria egon dela

begira publikoa egin zenean salaketa eta fiskaltzara eraman zenean gaia

eskaerak almazen publikoari egiteari utzi zioten

hori baino froga argiagorik ez dago hori gertatu zen publiko egin zenean

betetzeari ekin zitzaion beraz ze froga gehiago nahi duzu

beraz kontzienteki nahita egindako diru publikoaren erabilera okerraren xahuketaren aurrean gaude eskaera almazen publikora egiten zuenak bazekien zer egiten ari zen

ari zen eta galdera da diru desbideraketa diferentzia nora joan da zer gertatu da diru publiko horrekin

eta hemen daude bi gauza oso argi bat kudeaketa honetan ze hemen kontratazio bat baino gehiago egon dira hiru kontratazio egon dira eta ikusita enpresari ez zitzaiola eskaririk egiten zenbakiak

kontratazioa zenbaki berdinetan egiten jarraitzen zen beraz hasteko kudeaketa

bai eta bi ikusita guzti hau ikusita almazen publikotik hornikuntza hori egin zitekeela

kontratatu behar da enpresa bat zertarako almazen publikoak egin ahal baldin badu hori zertarako kontratatu behar dugu enpresa pribatu bat hiru milioi euro

orduan zuek hemen egin behar duzuena da auditoria azken urteetako auditoria egin behar duzue zehatza auditoria

ikertu behar duzue des barkatu kontabilitatearen desorekak

non bukatu dute diru publikoarekin zer gertatu da ikertu behar duzue

ardurak ikertu eta zehaztu behar dira eta orain arteko

hemen bakoitzak ardurak ditugu eta ardurak ez ditugunean betetzen eta asumitzen soberan gaude soberan gaude beraz kudeaketa ekonomikoko arduraduna zuzendari ekonomiko finantzieroa non egon da beste aldera begiratzen

eskerrik asko ubera andrea murga andrea zurea da hitza

zerbitzu on bat eskaintzea eta noski errekurtsoen

buruz garrido andrea zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea sailburuok legebiltzarkideok

benetan arduratzen gaituena beraiek dira gure helburua eta

eskerrik asko murga andrea gai zerrendako hamaseigarrena puntua galdera juan luis uria serrano elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak osasuneko sailburuari egina

osakidetzan plaza lortzen duten mediku espezialistei bateraezintasunen legea ezartzeari buruz uria jauna zurea da hitza

en los próximos meses eskerrik asko uria jauna erantzuteko murga andrea zurea da hitza

se lo parece uria jauna legeak betetzeko daude eta osakidetzan betetzeko

eskerrik asko murga andrea uria jauna zurea da hitza

egon lasai osakidetzak jakin badaki legeak bete behar direla eta betetzen ditu eskerrik asko eskerrik asko murga

politikako sailburuari egina eusko jaurlaritzak kultura ondarearen eusko autonomia erkidegoko kontseiluaren

legebiltzarburu andrea legebiltzarkideok barrio jauna

eskerrik asko barrio jauna zupiria jauna zurea da hitza

sea del agrado de todos eskerrik asko eskerrik asko zupiria jauna

gobelaseko udal kiroldegian getxon egindako erakusketa bati buruz llanos andrea zurea da hitza

eskerrik asko llanos andrea beltran de heredia andrea

beltran de heredia andrea ezta ere gai zerrendako

guardia zibilak eta polizia nazionalak gure herrietan gure errepideetan

arbitrarioak egiten ditu eta horrek iraina eta agrabio jasanezina sortarazten die hainbat herritarrei egia da

nabarmen eta hori zoriontzekoa da bi mila hamasei urtean hiru mila berrehun eta hamalau kontrol egon ziren

erdira jaitsi zen bi mila hemezortzian berrogeita hamar kontrol eta aurtengo lehenengo sei hilabeteetan

gutxi izan daitezke baina guretzat gehiegi izaten dira ez dutelako inolako justifikaziorik inolako aitzakiarik horrelakorik egiteko eta ez daukatelako inolako eskumenik kontrol horiek egiteko guk guardia zibilari zero kontrol nolabait jartzen diegu helburu moduan baina beste arazo bat ikusi dugu beltran de heredia andrea eta da hemezortzi kontrol horietatik

ez dizkizuetela komunikatu

komunikatu dizkizuete eta bederatzi kontrol zuek ertzaintzak detektatu dituzue eta guk ariketa bat egin dugu eskatu dugu sare sozialetan jendeak ea bestelako kontrolik detektatu dituen notifikatzea

jakinarazi digute kontrol gehiago egon direla esango didazu ez dela batere datu fidagarririk baina nolabait onartu beharko didazuna izango da ertzaintzak

eta nolabait konfirmatu beharko da kontrol gehiago egon daitezkeela

kontrolik gabeko kontrolak badaudela herri honetan kezkatzen gaitu eta nik galdetzen dizut zer dela eta hau deskontrola eskerrik asko
arzuaga jauna beltran de heredia andrea zurea da hitza eskerrik asko

jauna zure jakinminari erantzunez aurten guardia zibilak hogeita zazpi

hogeita zazpi gaur arte hamasei aurrez jakinarazi dizkio ertzaintzari gainerakoak ez los no comunicados son

en pared eskerrik asko eskerrik asko arzuaga jauna beltran de heredia andrea zurea da hitza

arzuaga jauna hiru gauza hiru alderdi bereizi

kontrol eta beste polizien operatiboen komunikazio polizien artean

baten harian euskaditik kanpo abiatu baina hemen

edo jazarpena behar duten infrakzio penalena eta